emendakinak egin dituen taldeetara pasatuz maneiro jauna

maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

eskerrik asko celaá anderea eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andereak dauka hitza

zertaz ari garen esatea argi eta gauzak ez nahastea ez gara medio jakin baten edo talde jakin baten aurkako ezertaz ari

diru kopuruaren juzkua egiten ari are gehiago ez da gaurko mozio honen eztabaida jaurlaritzak publizitate instituzionala banatzeko izan ditzakeen

horri buruz eztabaidatzera ez gara etorri gu behintzat ez prest gaude hori bai nahi denean eztabaida horri ekiteko eta seguruenera ere aurrerantzean ere izango dugu aukera bat baino gehiago horretaz hitz egiteko eta

zeresana baduelako gaiaz baina ez gaitezen desbideratu jaurlaritzak

nik aipatu izan ditudan beste eztabaida horiek erabiliz horrela egiteko ahalegina egin baldin badu ere

gauzak bere tokian jartzeko garaia dela hemen gauza bat dago argi jaurlaritzak bere jardunarekin publizitate eta komunikazio instituzionalari dagokion legea urratu egin duela ez hori bakarrik baita etika eta jokabide kodea ere

dagokionez bi gertakari horiek berez dira larriak eta guk hala ere bi horiek azpimarratuta ere hirugarren bat ere azpimarratu nahi dugu ez zaigu gutxiestekoa iruditzen eta nabarmena iruditzen zaigu hilabete hauetan gertatutakoaren inguruan azpimarratzekoa alegia behin gaia plazaratuta jaurlaritzak berak erakutsi duen jarrera edo jokabidea ez baitu okerra aitortu

eta ondo jokatu izan balu bezala aritu zaigulako informazioa ezkutatzea eta gardentasun falta guretzat agerikoak bilakatu dira gainera esango nuke gehiago herritarrak eta gu geu ere inozotzat

eman dituen erantzunekin zeren eta bestela nola ulertu edo

sinesgarria izan daitekeenik aipatu ditudan eztabaida guzti horiek aipatzea eta sartzea egindako okerra zuritzen saiatzeko hori

eta babeslegoaren arteko ezberdintasunei buruz argibide trakets batzuk emanda gertatutako hori edo oker hori arindu nahi izatea bi galdera horien erantzunak nabarmen erakusten dizkigu gauzak

inork ez du sinesten jaurlaritzari ez beste inori ahazten zaionik bere ikurra ondo agertzea babesle modura ordaintzen duenean are gutxiago ez konprobatzea erositako produktu hori kaleratu aurretik edo komunikazio enpresak ez jakitea horrela egin behar duenik

azaldu izan da edo bai akaso bai akaso erantzuna baiezkoa da baina kasu batean interes berezi bat dagoenean hori egin dela ezkutatzeko bai medio horrek jasotzen duen finantziazio bidea bera eta baita

edo jaurlaritzaren propagandarako adostu eta ordaindutako informazio hori jaurlaritzak zerikusirik ez balu bezala kaleratzeko interesa baldin badago ere

seguruenera lehenengoa gehiago finantziazioarena gehiago bestea baino jokabide horretan dago guretzat guztiz salagarria dena gai honetan

deskuido bat baizik eta praktika orokortu bat datuek erakusten duten praktika orokortu bat besterik esan digu gaur eztabaidara

baina gardentasuna ez da ahotan hartzen den zerbait praktikarekin erakusten den zerbait da eta nire esperientziak legebiltzar honetan daramadan bi urtetan

askotan egin behar izan ditut bitan edo hirutan galderak

eta aipatuko dizuet publizitatearekin zerikusia duen galdera baten kasua

kontu batekin ingurumen sailari gehigarri batean egindako insertzio baten kostuari buruz galdetu nion alegia zenbat gastatu zuen oso galdera erraza ulertzeko ezta beno ba lehendabizikoan hitzez hitz

esatea saihesteko hauxe izan zen eman zidaten erantzuna hitzez hitz prezioa egunkari horren komunikazio enpresaren editorearekin adostutakoa da noski adostu gabea ez zen izango ezta ba txistea litzateke ez balitz benetan diru publikoaren kudeaketari buruzko galdera bat izango eta

jaurlaritzak gauzak erantzuteko obligazioa izango eta ez diot zuzenean galdetzen ez dagoelako baina iritsiko zaio galdera urkullu lehendakariari ze berak uztailean agerraldian joan den astean ere hemen denak bere fede onaren eta gardentasunaren sinestu egin nahi genituen horretan berak

ni galdetzen diot hau ote den gobernu honek gardentasunarekin

esan esango du garden ari dela baina erakutsi praktikan behintzat horrelakoekin eta hemen aztertzen ari garen gertakari larriekin ez noski berriro diot

eta uztaileko agerraldian bere jarrera zuritzeko esandakoek guretzat ez dute bide zuzena erakusten eta ordutik gai honetan gobernuak ez du gure orduko ikusmoldea aldatzeko biderik ematen duen neurririk hartuta dirudienez oposizioan ari garen alderdi guztiok ere

joan den ostiralean izan zuen azkeneko aukera eta hitzetan bai baino jarreretan ez zuen erakutsi beharrekoa erakutsi babeslearen bidea beste medio batzuekin erabili dela esateak edo medioen iniziatibari erantzunez egin zirela gauzak esateaz gain hori esateak ez du egindakoa zuritzen ze arduragabekeria bat izateaz gain errealitateari

beste ahalegin bat gehiago besterik ez du erakusten babesle izatea zer den barkatu baina oso ondo dakigu ezberdintasunak egon daitezkeela babeslego

nahi bada bai baina badakiguna da zer ez den eta zer ez den

ez zer den kanpaina instituzionala eta ez zer den babeslegoa hirugarren kasu baten aurrean gaude

ordaintzen ari zarela ezkutatuz hori ez da babeslegoa egitea ez dezagun inorren gainean hori sinestuko duen

horregatik diogu gaur gaia berriro ere legebiltzarrera hiru hilabete igaro ondoren datorren honetan

eta termino berberetan egin behar dela gauzak lehen bezain larriak direlako eta horregatik egin genuen guk zuzenketa aurkezteko unean

aurrez bakoitzak adostutakoa baino edo bakoitzak bere aldetik aurkeztutakoa baino adostasun maila lortu zuten puntu garrantzitsuak zeudelako eta aipatzen ari nintzen salaketa argi hori egiteko beharrezkoak diren edukiak

legearen inguruan zer den errespetatu beharrekoa eta baita ere aipatzen dituelako gainerako hemen errepikatuko ez ditudan eta denontzat aski ezagunak diren neurri guztiak izan modu bateko edo besteko publizitate bidea aukeratzen dena

izan babesle modura egiten den ekarpena garbi dago legeak esan egiten duela hori agerian geratu behar duela esan egiten duela erakunde sustatzailea eta

aipamenak egin behar direla beraz eztabaidagarria izango da sinesten ote dugun edo fede txarrez egin den ala ez jaurlaritzaren aldetik guri egia esate aldera nekeza sinesteko ala denik baina ukaezina dena da legea urratu egin dela

eta beraz neurriak hartu behar direla eta gobernuak komunikazio talde jakin bati diru publikoa erabiliz

txertatzea ordaindu egin diola ordaintzen zuena

jendeari herritarrei guri denoi ezkutatuz eta hori oso larria da hori jendeari iruzur egitea da lehen aipatu dudan oraindik eta gauza larriago bat atzean dagoela

irregularra edonola ere izan jaurlaritzak egindako oker bat inozoren bat badago oraindik sinesten duena edo izan

legea urratu den neurrian neurriak hartu behar dira eta gobernu honek ez ditu neurriak hartu nahi ukatu egin nahi duelako hasi eta buka gertatu den guztia berriro diot hori litzateke larriena etika eta jokabide kodearen urraketa ere

hortaz arduradunen jokabidea azter dadila eskatzen dugu ze hemen ere esan da denetik izan da

gauzak nola egin diren justifikatzen ahaleginak eta bi egin dituztenak tartean baita ere datu okerrak eta gezurrak erabiliz gu geu berriro ere inozotzat hartuz gertatutakoa estali nahi izan dutenak beno era guztietako kontuak entzun ditugu gobernu ordezkarien aldetik eta gure ustez

oraindik ere onartezinagoa egiten du gertatu den guztia eta egiten du oso sinesteko zaila gobernuak gero esatea neurri batzuk gardentasuna areagotzeko

okerra bera aitortzen ez duenean hori bilatu nahi izan dugu zuzenketarekin alegia orduan bezala gaur egun gaur ere hiru hilabete ondoren lehen bezain sendoa izatea hemen egiten zen salaketa eta garrantzitsua jotzen dugulako hori horrela egitea

zuzenketa hura edo testu hura guk zuzenketa bilakatuz eta gaur hiru taldeek hemen erdibideko baten bitartez horko puntu nagusiak

babestu egingo dugula eta uste dugula hori dela bidea eta okerrak zuzendu egin behar direla eta mandatu hori garbi jaso behar duela gaur hemendik jaurlaritzak mila esker

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jauna zurea da hitza

eguerdi on tribuna honetan aipatu izan den bezala ekainaren hamairuan hezkuntza sailburuak agerraldi bat egin zuen gai guzti honi buruz informazio zenbait eskainiz horrez gain uztailaren zazpian

eta orain dela gutxi aste bete eskas urriaren hamazazpian berriro ere interpelazio baten ondorioz lehendakariak berriro ere beste

beraz eztabaida hau ez da nobedadea uztailaren zazpian

izan genuen eztabaidaren errepikapena besterik ez da

frantsesez esaten den bezala beraz gure ustetan ez du ekarpen berririk suposatzen eta gurea buruz ez du nabarmenik zeozer esatekotan esan beharko genuke zoritxarrez eta tamalez proposamen hau aurkeztu eta sinatu duzuen taldeek muzin

hau da lehendakariak uztailaren zazpian hartutako konpromisoei eta baita ere duela aste bete eskaini zituen azalpenei eta hori

entzungor egin duzue esandako guztiari eta indarrean

jaurlaritza gardena da eta izaten ari da

baizik eta lau hilabetero hau da hiru txosten urte bakoitzeko bigarren dagoeneko

jaurlaritzaren publizitatearen batzordean aztertzen eta onartzen dira lehen ez zen horrela pasatzen ez bi mila hamairuan baino ezta ere bi mila hamabian ezta ere

onartzen dugu eta nik errepikatu besterik ez dut egiten onartzen dugu

ekimenek nahasketa sortu zutela eta gauzak hobetu egin behar zirela hori konpondu da dagoeneko porque

lau konpromiso etikoa kode etikoaren batzordeari

bosgarren konpromiso instituzionala legezko prozedura ixten denean eta epaiaren berri jasotzen dugunean esaten zuen lehendakariak ez ezazue zalantzarik izan bidezkoa dena

beteko dugula kudeaketa publiko gardentasunarekin

bai lehendakaria bai jaurlaritza eta bai talde parlamentari hau

euskal sozialistak taldearen ordezkaria celaá anderea zurea da hitza

lehenik eta behin lukeri gaur aritu zara hemen autopistan kontrako norabidean sartzen dena bezala mundu guztiari leporatzen diola kontra datozkionak gaizki doazela norbera gaizki doala aitortu ezin batean

hori bai dela onartezina ez aitortzea zer gertatu den eta onartezina

ez dakit aditua naizen aritua bai behintzat eta beraz

argudiorik kendu edo jartzen diogun nik auzi honetan begi bistakoa baita hemen ez garela babeslegoaz ari hemen ari garela gauza bat ordaintzen ari garen ezkutukeriaz eta gauza batean ez nator bat akaso oposizioko gainerakoekin

propaganda noticias taldearekin ordaindu edo ez ordaindu gobernuak ziurtatua dauka

eta hemen ari gara gobernuaren ahalegin batetaz talde bat mesedetuz talde hori mesedetzen ari dela

horretaz ari gara eta dagoeneko praktika orokortuegia luzeegia eta tamalez

alderdi horrena dela esan beharko genukeena eta esango dizut bi gauza bereziki bat zuk diozu kontratuak bete direla

onartu baldin badu sinestuko badizut babeslego bat eman dela eta babeslego horretan ez zegoela kontratuan ziurtatua

hasteko kontratua egin duenak akats larriegia egin du de primero komunikazio alorrean aritzen garenontzat beraz batetik ez dut sinesten hori eta bestetik horrela badago hor ere badaude ardurak

noticias taldea gehien kastigatzen dutenak zuek zarete bereziki hartu izan duzuelako eta urte luzeetako praktika da eta bereziki

bereziki psoe agintera iritsi zenean eta eitbren kontrola galtzen zenutela jakin zenutenean ba nolabait

mesedetzea eta nola mesedetzea hain agerikoa egiten ari zineten garaian eta nik horretarako datu batzuk emango dizkizut esan duzunez ez garela ausartzen gipuzkoako datuetan sartzea hasteko esango dizut hemen esan den bezala ez direla garaiak seguruenera publizitatean

publizitatean akaso dirutza gastatzeko hori da lehenengo gauza gipuzkoan egin dena

eta horrek berez eragin badauka medioetan izan era batekoak edo izan bestekoak

zertan oinarritzen zaren publizitatea banatzeko eta badago gauza bat

eta azken hau da errealitatea azkeneko urteetan eta errealitate honetan noticias taldea dago dagoen tokian baino errealitatea euzko alderdi jeltzalea agintean egon denean beste bat izan da

bi mila hamarean adibidez nahiz eta bigarren medioa gipuzkoan lehenengoa diario vasco izanda gara izan eta noticias de guipuzcoa laugarrena

publizitatean eta garak bi mila baino esango duzunez nik gara mesedetu nahi dudala eta noticias de guipuzcoaren kaltetan eta ez da hori irratiei dagokien datua emango dizut bi mila zortzikoa

beraz eusko irratiek nolabaiteko lehentasun bat izan beharko luketela publizitate instituzionala ba ez da hori ere talde bat mesedetzeko ahaleginean

eraman zituen noticias irratien taldeak eusko irratiek askoz ere entzule gehiago izanda

eta horrelako errealitateak dira hain justu ere ez dutenak sinesgarria egiten hemen hori sinestea eskatzen bazaigu ere eta fede kontuak beste norabaiterako sinestu erazi nahi zaigunean benetan gobernuaren borondatean

hain praktika orokortua eta hain praktika zabaldua denean beraz gipuzkoak ez du kastigatu noticias taldea batzuk eman diote urte luzetan tokatzen ez zitzaiona

eta gauzak bere onean eta beste kriterio objektibo batzuekin mahai gainean jarri direnean eta gainera murrizketa bat egon denean publizitatean gaurko garaietan gainera oso zentzuduna ba orduan kastigoa ikusi izan da noski

kapitulu horretan asko jaitsi direlako nola ez ba mesedetua izatetik

eta alde daudena mesedetzen duzuen bezala orain berriarekin gertatzen ari den bezala hain ados ez dagoena sarean orain dela hilabete batzuk iragarri eta orain dirulaguntzetan ari den ikusten ari den bezala hori zigortu egiten duzuela hori da bihurtzen dena batzuk mesedetu beste batzuk kaltetzeko eta berriro diot egunen batean hitz egingo dugu zeintzuk behar luketen irizpideak eta ea irizpide objektibableago horietan

besterik erakutsi digu gipuzkoan jaurlaritzaren aldetik eta abar eta abar eta hori da errealitatea hori da guk

praktikak erakutsi behar digu eta bitartean gertatutakoa larria den neurrian guk ozen berriro ere gaur uste dugu salaketa horrek hemen presente geratu behar duela eta horregatik lehen ere iragarri dut erdibideko hori babestu egingo dugu mila esker

bai eskerrik asko presidente andrea señor maneiro

debate hori aurrera ateratzeko arazoa ez da noticias taldeari bere

eta diskriminatu egiten dela diskriminatu egiten da eta nik datu batzuk emango dizkizut baita ere begira

berriak ehun eta hamairu garak hirurogeita hamazazpi noticias hiru

eta ez bakarrik hor esan nahi dut gipuzkoako aldundiari dagokionez

diario vascori hamasei berria hogeita hamabi gara hogeita lau noticiasi bat ere ez bat ere ez eta zer esanik ez

hernani tolosa zestoa lazkao errenteri eskoriatza getaria legazpi oiartzun ordizia pasaia segura eta usurbil eta abar eta abar eta abar bueno guk eskatu behar dugu proposamenari dagokionez eta

onartzen baldin baduzue lehen puntua bereiztuta bozkatzea eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna eskaera

orduan bere osotasunean bozkatuko da euskal talde popularrak mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak

bilbo eta pasaiako portu agintaritzan eta bermeoko portuaren arteko lankidetza protokoloari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sozialistak dute hitza zaballos jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andereak dauka hitza

lehenik eta behin argitu nahi genuke portuen arteko elkarlana

bai lurralde antolaketaren ikuspegitik bai garapen ekonomikoaren ikuspegitik ez dela baztertu beharreko helburua baizik eta alderantziz koordinaziorako bitartekoak bilatzen jarraitzea merezi duen kontua dela helburu horren lorpenerako dudarik gabe euskal herrian kokatuak dauden portuen eskuduntza

ardurapean izatea guretzat urrats garrantzitsua litzateke ezinbestekoa

beste hainbat esparrutan bezala bertatik antolatzea bertako beharrei begira bertako portuen egunerokoa eta beraien arteko koordinazioa

horren alde egin dugu aurreneko gauza bere egunean legebiltzarrean gehiengoak babestu zuen garraio guztien transferentzia gauzatu dadin jaurlaritzari eskatuz

bidea eskuartean dugun gai horri dagokionez zehazki oraingo honetan hau da portu zerbitzu eta azpiegituren transferentziarako beharrezkoak diren

egin beharreko bidea alegia aipatutako urrats garrantzitsua litzateke

portuen arteko elkarlana sustatu eta gauzatzea portuen etorkizun eta bideragarritasunaren mesedetan izango litzatekeela uste dugu eta horregatik defendatzen dugu ere gure zuzenketaren bigarren puntuan eta gerora erdibidekoan sinatu dugunean ere lan horretan jarraitzea eta noski baita

baionako portua elkarlan horretara batzeko aukera ere noski begionez ikusten dugu eta bultzatu beharreko zerbait modura ikusten dugu lehen urrats moduan planteatzen genuen hasieran gure zuzenketan transferentzia lortzearena ulertzen dugulako hau lortu ezean

portuen arteko elkarlan hitzarmen formatu horretara behintzat iristea leiaren euskal agintaritzak soilik konpetentziaren ikuspegitik aztertzen duelako gaia eta badirudielako gaur ardura batzuk dituzten gobernu batzuk hori baino ez dutela begiratu nahi baina zalantzarik gabe eta horregatik egin dugu erdibiderako euzko abertzaleak taldearekin bat egiten dugu elkarlan hori

etorkizunean utzi behar den zerbait guretzat badelako helburu eta berriro diot desiragarria den zerbait baina ikusi besterik ez dago ministerioak ze erantzun eman dion gai honi orain artean

eta horretan ere arazo bat ikusten dugu praktikan gauzak eraman ahal izateko eta horregatik insistitzen genuen hainbeste

neurri batean eusko abertzaleaken zuzenketa ere motz ikusten genuen baina azkenean uste dugu gaia erdibidekoaren bitartez bideratzea lortu dugula

euskal herria bilduk aipatutako leiaren agintaritza zer pentsatzen duen askotan hitz egin baitu gai honetaz hemen baina esan dezadan berriro ere ez gatozela bat lehiakorkeria eta ez

gauza guztien gainetik defendatzen dutenekin bestelako eskubideen gainetik babesten duen erakunde honen jarduerarekin eta bere jarduerarekin oso kritiko garela baina hori esanda ere gatozen edonola ere aipatutako lehiaren agintaritzaren txostenera eta bertan esaten denera

batetik idazkera ireki baten atzean dena arriskuak ikusten dituela eta aldiz salbuespenerako bidea irekitzen duen aukera aztertzen duenean hemen ez hemen dena estu hartzen duela hitzarmenak esandakoak denak oso estu hartzen dituela

desiragarritzat jotzen du euskal portu sistema lehiakorrago baten helburua dituen aukerei probetxu gehiago ateratzeko garapen handiagoa izateko bideak bilatzea baita koordinazioa ere baina interes handia hartzen du azpimarratzen

askea arriskuan jarri behar ez du esaten ordea

zerk jartzen duen arriskuan lehia askea soilik dio ondoriozta daitekeela

elkarri konpetentziarik ez egiteko testua oso irekia denez irakurketa bat baino gehiago egin daitezkeela dio eta horretan jarrita nola ez

helburuak berriz guretzat bilatu beharko lirateke

portuen etorkizuna eta bideragarritasuna bermatzeko eta publikoa den horren kudeaketa egokia egiteko eta aipatzen ditu txostenak berak jardueren koordinazioa egungo eta etorkizuneko aukeren optimizazioa sinergiak errekurtsoen optimizazioa merkantzia trafikoen dibertsifikaziorako portuen arteko

portu sistema iraunkorragoa izateko baita kanpo irudi bateratua ere besteak beste guztiak ere arrisku baino guk egin beharrezkotzat

ikuspegi batetik eta interes orokorraren alde egitearen ikuspegitik ere bai eta hain justu lehiaren agintaritzaren txostenak berak jasotzen du

gera daitekeen akordio posible bat debeku horretatik kanpo

besteak beste sinatzaileak bakarrik ez hauetatik kanpo merkatuak ere onura lor dezakeenean edota gutxienez kontsumitzaileak konpentsa

hori horrela ote den ezin dela ziurtzat eman hori txostenak

hitzarmen baten aurrean gaudelako beraz bistan da

zehazteko ezintasuna dakarren tokian arriskuak ikusterakoan berriz ziurtasunak ahalbidetzen ditu eta honela oztopoak jartzeko bideari

eta elkarlanerako aukera elkarlana ez bat izateko akordioa eta horrelakoak uniformizazioarekin lotzen du eta kontsumitzaileontzat

zerbitzu eskaintza murrizketa ekarriko duela ikusten du bistan da gu ez gatoz bat lehiaren agintaritzak dionarekin ez dugu uste interes orokorrak merkatu jokoaren menpeko izan behar duenik bigarrenak lehena desitxuratzeraino eta beraz

interes jakin batzuengatik eta ez dugu hori ontzat ematen eta modu berean ez dugu jatorrizko talde sozialistaren proposamenarekin bat egiten

hona nire aurretik atera denean txostenak baino baieztapen kategorikoagoak egin dituela

txostenak esaten du podrían contravenir zuek contravienen esaten duzue

arriskurik gabe baldintzarik gabe eta zalantzarik gabe contravienen directamente

eta sinatu dugun erdibidekoaren alde lehen aipatu guztiagatik eta gainerako taldeei ere
babesa eskatzea besterik ez zait geratzen mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

legebiltzarkideok egun on nik ere hemen daukat txostena ez dut irakurriko banan banan aholkatzen dizuet bakoitzak zuok irakur dezazuela bi irakurketak mahai gainean jarri dira eta nire aurretik esan den bezala hemen egiten diren zenbait afirmazio kategoriko neuk ere ez ditut aurkitzen baina saiatuko naiz hau irakurri gabe labur izaten zenbat aldiz enpresa munduari buruz entzun eta

krisi egoera honetan merkatu globalizatuan jardun behar dugun honetan internazionalizazioa ezinbestekoa den honetan irauteko era bakarra lehiakorragoa izatea dela eta lehiakorrago izateko bidea elkarlana dela etorkizuneko lehiakortasuna enpresen arteko

enpresen arteko elkarlanean dagoela gaurkoan berriz

guk behintzat ez dugu egingo ez diogu gobernuari inongo

gure herri hau lehiakorra izateko elkarlana iragana izan da oraina da eta etorkizuna nahi baldin badugu ere geroa izan beharko da

filosofia errotua duen pentsakera batean kontrakoak toki zaila dauka badakigu askorentzako enpresak elkarren artean lehiatzeko ulertzen duten modu bakarra irabazi galdu eredua dela batek irabazteko

honek ordea ez dauka zertan lehiatzearen ikuspegi bakarra edo zuzena izanik enpresak elkarren artean lan egiten dutenean merkatu handiago bat sortzen dute bakoitzak bere kabuz sor dezaken balioa baino balio erantsi handiagoa sortzen dute

eta ziurrenik prezio hobea ere bai askoz lehiakorragoa da

sortzen da batek irabazteko besteak ez dauka zertan galdurik eta hau bezain garrantzitsua dena

ere aplikagarria da guk euskal portu sistemaren lehiakortasuna hobetu eta areagotzeko asmoa duen elkarlana defendatzen dugu portu sistema horren garapena sustatu eta bere potentzialitate guztiei etekina aterako dien elkarlanerako protokolo edota beste edozein bide edo modu defendatu egiten dugu eta gobernuari bide horretatik jarraitzeko eskatzen diogu europako korridore atlantikoan dugun kokapena horri etekina atera behar zaio garraiorako azpiegitura egokiak ditugu eta hobeak izango ditugu bilbo eta pasaiako portuak kokapen hori etekina atera behar diote garraio azpiegitura oso bat eratzeko garraio jasangarri bat eratzeko portuak

era koordinatu batean guzti hau balorean jarri behar da horretarako sinergiak sortu behar dira elkarlana egin behar da hori guztia bilatzen duen lan modu bati

sortu nahi gehitzeko sinergia sortu nahi ditu dagoena balioan jarri balioa erantsia sortu merkatua handiagotu

herriarentzat aberastasuna sortu portu azpiegitura eta gainontzeko garraio eta logistika azpiegiturekin plangintza oso eta integratu bat

landu nahi du gure asmo horiei ez diogu ezer txarrik ikusten aldiz onura asko ikusten dizkiogu horregatik gaurko erdibidekoaren bigarren puntuak dioen bezala eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio

erkidegoko administrazio orokorraren bilboko eta pasaiako portu agintaritzen eta bermeoko portuaren arteko lankidetza marko bat eratu eta artikulatu dezala bestalde eta adostutako erdibideko

portu zerbitzuen gestioa hemen egitearen beharra eskatzen eta defendatzen jarrai dezala ere esaten diogu aurrez ere euzko alderdi jeltzaleak egina du eta ez naiz gai honetan eztabaidetan luzatuko oso argumentu xume batek ulertzeko erraza eta begi bistakoa denak hitz askorik gabe esatearen arrazoia babesten du euskal erakundeek oso ezberdinetan eskuduntza ezberdinak kudeatu dituztenean ondo egin dute eta emaitzak ikusi besterik ez dago zalantza gutxi beraz euskal portu sistema batere

lehiakorragoa izango litzatekeela guztiontzako agerikoa denak hitz gutxi behar beraz eskerrik asko eskerrik asko urkola jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

zaballos jauna eh bilduk ez du hitzik hartuko

bai ez nuen hitza hartzeko asmorik eta gainera laburra izango naiz bakar bakarrik garbi uzteko bai batzuei eta bai besteri

eskerrik asko urkola jauna eta amaitzeko euskal talde popularra ah maneiro bai

eskerrik asko ruiz andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua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

eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita sei ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko berrogeita bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi dekretuaren edukiak

barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi legezbesteko proposamen honen jatorria gertaera tragiko baten ezbehar hura ez zen inoiz gertatu behar izan eta jaurlaritzak horrelakorik saihesteko hartu beharreko prebentzio neurri guztiak eta eskakizun guztiak arautu

adinekoentzako etxeetako gizarte zerbitzuak arautzen duen dekretua mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzikoa nabarmen zaharkituta

eta egia esan zerbitzu horiek eskaintzen dituzten entitateei bai pribatuei eta baita publikoei eskatzen zaizkien minimoak eznahikoak dira dekretu horren lehenengo eta bigarren eranskinean ezartzen dira bete behar diren baldintza materialak eta funtzionalak

azpiegituren eta langileen aldetik zehaztapen tekniko batzuk ezartzen dira baina berriz ere esaten dugu oso zehaztapen minimoak direla adibide bat jartzearren hamargarren zehaztapen teknikoan adineko pertsonentzako etxeetako zerbitzuak eskaintzen dituzten entitateei langileei dagokionez ezartzen dituen ratioak gauzak horrela hamabost eta hemeretzi

pertsona horiek behar bereziak dituztenean bederatzi langile izatera behartzen du dekretuak eta gutxienez horietako ehuneko hirurogeita bosta bai

izan behar direla dio hala ere ez ditu ezartzen txanda bakoitzean zenbat erizain egon behar diren

gauean eta normalean ere gaueko txandetan gertatzen dira arazo gehienak dekretu horrek

mediku arreta zenbat ordukoa izan behar den edo pertsona asko dauden egoitzetan medikua zerbitzua era finkoan egon behar duen

adibidez fisioterapia edo psikiatria zerbitzuarekin arartekoak berak gai honekin lotuta egindako txostenean ere gomendatzen du ratio horiek

horiek oso murritzak direlako eta gainera legez besteko proposamen hori oinarritzen den

geratzen da kasu hartan gaueko txandan ez zegoela erizaintzako prestakuntzadun langilerik

bat baino ez da beraz baldintza minimo horien azterketa eta moldaketa beharrezkoa dela uste dugu

mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko dekretuaren eguneratzea beharrezkoa da horrekin bat egiten dugu baldintzak eta kalitate arloko irizpideak ezartzea

gaur egun arte egoera guztiz aldatu da menpekotasun duten pertsona kopurua hazi da eta arreta emateko erabiltzen diren ekipoak eta azpiegiturak aldatu dira besteak beste

eta eskaini behar den arreta sanitarioa lehentasun gisa hartu behar da oso garrantzitsua da guretzat osasun sailarekin batera egitea edo behintzat

osasun sailaren papera nabarmendu behar da egoitzen zerbitzuan ez soilik bertan eskaintzen den arreta sanitarioa emateko

adosteko beti ere kalitatezko zerbitzua emateko eta horregatik gure zuzenketan sartzen genuen osasun sailarekin koordinatuta egin behar zela dekretuaren moldaketa saiatu gara sinatu duzuen erdibidekoan jasotzea

egongo ez balitz ere kontzeptu hori jasotzea baina

egoki ikusi badakigu ikuskaritza begira bi dekretu berriak egiten ari direla jada baina oraindik lan horiek ez direnez bukatu eh bildutik eskatzen dugu osasun saila harago joan behar duela egoitzei arreta emateaz gain beste protokoloetan eta beharrezkoak diren langileen eta egituren

parte hartu behar du ez bakarrik begirale bat bezala amaitzeko

arartekoaren ebazpen bati jarraituz mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko dekretua eguneratzea eta horrekin lehen adierazi dudan bezala guztiz ados gaude beraz sinatu duzuen erdibidekoaren alde bozkatuko dugu nahiz eta gure proposamena jaso ez zuzenketa zen baina dekretuak hobetzearen beharra ikusten dugu beti ere arartekoak dioen bezala kalitatezko irizpideak eta baldintzak ezartzeko
besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

arratsalde on

y veo que vamos a alcanzar unanimidad muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea alderdi popularrak adintsuentzako etxeetako

uztailaren hogeita zortzian legez besteko proposamenak arartekoaren uztailaren hamaikako ebazpen baten du oinarria

hartutako kasu zehatz baten kexaren erantzuna da salatutako egoera bi mila lauko abenduan gertatu zelarik kexa ipini zuen pertsonaren amak bere burua hil zuen erresidentzia pribatu batean ingresatuta zegoela

arartekoarengana jo zuen foru aldundiaren ikuskaritza lanak hobetzeko eskakizunarekin legez besteko proposamena aurkeztu zen idatziz erantzuteko galdera bi egin zizkion barrio jaunak aburto sailburuari gai honen ingurukoak erantzunek irailaren hogeita biko data dute eta hurrengo egunetik aurrera web orrian daude denontzat eskuragarri el gobierno

arreta osoa izan behar duela eta pertsonak hartu behar dituela ardatz adineko pertsonentzako egoitzek egokitu egin beharko dute bere jarduera eta pertsonengan oinarrituko dute bere plangintza eta ikuspegia era berean aztertzen ari dira adineko pertsonentzako arreta ereduan prozesuen kudeaketa etengabe hobetzeko oinarrizko helburua ezartzea prozesuen kudeaketa hobe horrek erabiltzaileen bizitza kalitatea hobetzen lagun dezan beti ere erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak kontutan edukita

eta honi lotuta kalitatearen etengabeko hobekuntza sustatzeko beharrezko ekinbideak zehaztuko dira

konpromisoak hartuko dira zerbitzuen prestazioen eta funtzionamendua hobetzeko zenbait neurri hartuko dira

eta bestetik poztu egiten gara bilduk aurreratu egin duelako eurak ere

arregi andrea erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du beste norbaitek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

hirurogeita hamabi bai aho batez onartuta gai zerrenda